egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrenda ekin aurretik

dei egingo diegu sar daitezela mesedez

gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasunen behin behineko batzordearen irizpena euskal autonomia erkidegoaren senatari ordezkariak izendatzeko

eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio senatariak hautatzeko botazioa batzordeko kideren batek irizpenaren alde hitz egin nahi du

irizpenaren alde edo aurka hitz egin nahi du besterik gabe bateraezintasunen behin behineko batzordearen irizpena bozkatuko dugu lehenengo bozketa hau

ez du balioko e gero beste bat egingo dugu bozkatu dezakezue

benetakoa bai bai a ver arazoren bat bai

irizpena bozkatu dezakezue

bozketaren emaitza onako izan da

beraz onartuta geratu da irizpena jarraian legebiltzar talde bakoitzak txikienetik handienera bost minutuko txanda izango du talde mistoa izan ezik horren denbora herena baitagokio

euskadiren izeneko senatarien izendapenari buruzko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

betiere izendatuak gutxienez botoa emateko eskubidea duten legebiltzarkideen botoen laurdena hartuz gero baldin eta lehen bozketa eginda senatari posturen bat

bigarren bozketa egingo da eta balio osoz emandako boto gehien lortzen duten hautagaiak izango dira hautatuak berdinketa gertatuz gero legebiltzarrean eserleku gehien duen taldeak edo duten taldeek proposatutako

izango da hautatua eta talde proposatzaileek eserleku kopuru bera

azken hauteskundeetan boto gehien lortu duen alderdi politikoak

proposatutako hautagaia izango da hautatua hautagaiak

alderdi sozialistatik bai talde sozialistatik antonio julián rodríguez eh bildutik

eta euzko abertzaleak taldea euzko abertzaleak taldearen izenean aurkezten dugu estefania beltrán de heredia

bozketan emaitza onako izan da beltrán de heredia hogeitabi bozka bideguren andrea hogei bozka rodríguez jauna emeretzi abstenzioak amairu beraz

aukeratu dira senatari izateko estefanía beltrán de heredia

eta antonio rodríguez jauna martxoaren hemezortziko lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legearen zortzigarrena artikuluari dionari jarraituz

eta izendapen hori onartzeko eskatu gero behin izendapena onartuta euskadiren senatari ordezkari direla aldarrikatuko da

beltrán de heredia andrea formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak

bideguren andrea formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izendatu zaituela onartzen duzu senatari izatea

formalki jakinarazten dizut legebiltzarraren osoko bilkurak euskadiren senatari ordezkari izan zaituela onartzen duzu senatari izatea beraz estefanía beltrán de heredia

esquerdo jaun andreak euskadiren senatari ordezkari direla aldarrikatzen da lau barra mila bederatziehun eta laurogeita bat legearen zortzigarrena artikuluan eta legebiltzarraren erregelamenduko

xedatzen duen erara har ditzazue zuen lekuak ongi etorri

gai zerrendako bi puntua lehenbailehen eztabaidatzeko